egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

utzi direla eta amaikagarrena bostgarren puntuan tramitatukodela gai zerrendako lehenengo puntua

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina euskadin ezarritako gazte justizia ereduari buruz otadui andrea zurea da hitza
mesedez isiltasuna

erkoreka sailburu jauna herri agintariok sinesgarritasuna irabazten dugu hartutako konpromisoak eta emandako berba betetzen dogun neurrian eta hizpide dekogun gai honetan ere agerikoa da gobernuak hartutako konpromezuak bete egiten dituela

lehenengo agerraldian adierazi zenigun gobernuak arreta berezia jarriko zuela gazte justizian zer eta euskadi

gazte urratzaileen bergizarteratzeari dagokionez etorkizunera begira dagoen gobernu batek ardura berezia jartzen du gazteei zuzendutako politiketan eta ardura berezi hori areagotu egiten da gazte horiek zailtasun edo premia handiagoak

hacen del nuestro un referente a nivel internacional eta besterik ez aldez aurretik erantzuna eskertu egiten dizut sailburu jauna eskerrik asko
eskerrik asko otadui andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari

otadui andrea ondo diozunez lan asko eta ona egin izan dute eusko

azken hogei urteotan gazte justiziaren esparruan eta gobernu hau hain zuzen ere biziki konprometituta biziki bultzatzen ari da arlo hori jakin badakigulako

gazteengan inbertitzea etorkizunean inbertitzea dela eta batez ere etorkizuneko elkarbizitzan inbertitzea dela honetarako jakin behar da baita ere zuk ondo

gazte politikaren baitan gazte justiziari buruzkoa atal bat bakarrik dela beste bi atal garrantzitsuak ere badaude hezkuntzari buruzkoa eta gizarte politikei buruzkoa eta hirurak batera joan behar dute hirurak arrakastatsuak izatea garrantzitsua da

gazte justiziak berez bakarrik ezin dezakeela arrakastarik izan euskadin zorionez hirurak batera doaz koordinatuta eta emaitzak hortxe daude

eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

eskerrik asko eta egunon guztioi azken asteotan hainbat enpresen

itxierarekin batera lanpostuen galera eta pertsona askoren etorkizun ekonomiko laborala eta pertsonala kolokan gelditzen da baltogar mungian berrogeita bederatzi langile

cablenor gasteiz ehun eta berrogei langile candy bergara

hauek dira krisiaren azken biktimak arlo industrialean behintzat

afektatzen duten langile kopuruagatik bereziki deigarri eta mingarri egiten zaizkigu uste dugu eusko jaurlaritzaren papera aktiboagoa izan behar duela gure enpresen defentsan edozein itxieraren aurrean lubakian egon behar duela

dena ematen langileekin langile eta gure enpresen interesak defendatzen

mugimendu espekulatiboei eta deslokalizazioei aurre egiten dauzkan tresna guztiekin guk ez dugu horrela ikusten eta jakin izan dugunez kaltetutako enpresa gehienen langileek ere ez honegatik guztiagatik galdetzen diogu eusko jaurlaritzari

eusko jaurlaritzak enplegu hauen eta enpresa hauen defentsan neurri proaktiboak hartzeko asmoa du eskerrik asko

jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok eta
legebiltzarkideok egun on guztioi casanova jauna gure industria politika osoaren helburua da euskal enpresen lehiakortasuna sustatzea eta horretarako berrikuntzan nazioartekotzea enplegua sortzeko inbertsioak

lankidetza prestakuntza hainbat eta hainbat neurri ditugu guztiak jarrera proaktiboarekin enpresen lehiakortasuna laguntzeko hala eta guztiz ere ematen dira krisi egoera bizi duten enpresak eta krisi egoera izan daiteke koiunturazkoa

egoera hauek gehiago izaten dira eusko jaurlaritzak bi eskumen ditu eta bietatik lan egiten du alde batetik enplegua erregulatzeko

azkentzeko prozesuetan enplegu departamentuak lan egiten du eta beste alde batetik beste eremu batetik gure departamentuak lan egiten du industria eremutik beti ere europar batasunaren araudiak kontutan izanik eta oso muga zorrotzak jartzen dituela kontsideratuz krisian dauden enpresak

zer behar da beti esan duguna bideragarritasun plan zehatz eta zorrotz bat enpresaburuaren aldeko edo enpresaburuak izan behar du horren aldeko apustua eta apustu ekonomikoa izan behar du gainera jaurlaritzak laguntzen duena

enpresaren alde sozialak ere kontutan izan behar ditugu eta horien baiezkoa izan behar du hori bideratu berria programaren barne dago hori dago

baina errealitatean sektore honen eboluzioa ez doa norabide horretan ez da ikusten inolako hazkunderik egia esan norabidea guztiz kontrakoa da guztira krisia hasi zenetik honakoak dira datuak bi mila zortzian industriak barne produktu gordinaren ehuneko hogeita lau koma bost osatzen zuen eta orain ehuneko hogeita bat bi mila zortzitik hona sei urtetan hirurogei mila lanpostu galdu dira industrian ia lautik bat eta gainera

lan erreforma soldaten izoztea edo jaistea euskal industria merkatu berrietara zabaldu behar da bai ikerkuntzan inbertsioak egin behar dira

euskal marka indartu behar da eta abar luze bat bai etorkizuneko apustuak egin behar dira baina bi elementu ezinbestekoak dira lehenengoa daukaguna defendatzea eta edozein kasutan beharrezkoa bada moldatzea etorkizuneko esparru eta lana egiteko molde berriak barneratzeko

baina daukaguna defendatzea da inolako zalantzarik gabe edozein politika industrialen abiapuntua eta beste aldetik

txertatu behar dira politika industrial ausarta eta norabide estrategiko argiak dauzkanak eta esango didazue daukala eusko jaurlaritzak apostu estrategikoak eta politika industrialeko planak eta abar baina

benetako eraginkortasuna eduki dezaten horrelako planek eduki behar dutena da babes ekonomikoa ikusi behar da benetako inbertsio estrategiko bat ez da nahikoa esatearekin horrelako helburuak planteatzen ditugula gero ez bada ikusten egiaren orduan

inportanteak destinatzen direla eta orain bagaude aurrekontuen eztabaidan eta ikusten dugu nola zure departamentuko presupuestoak eduki duen

hitz egiten dugu industriaren izaera estrategikoaz baina gero egiaren orduan ez diogu dedikatzen behar diren esfortzuak beraz

babesteko neurri ekonomiko zehatzekin eta goazen benetako apustu bat egitera gure industria zabaltzera

doakiela hemendik candyren eta beste enpresen langile eskerrik asko casanova jauna tapia anderea zurea da hitza

bederatzi milioi dira casanova jauna badakit diferentea dela zortzitik bederatzira bat gehiago sentitzen dut egunero egiten dut departamentuan lana eta bilera eta dedikazio izugarria jartzen diot eta agian batzuetan beste batzuetan baino hobeto ateratzen dira baina

san eloy jarri genezake oltza enpresa jarri genezake

fagor kasuan beraz politika bat dago egunero lana egiten da eta egunero egiten da lan

eta gero eta gehiago emaitza onak ematen ari dira bestela datuak begira itzazu

lehendakariari egina eusko jaurlaritzaren informazio eroste bidegabearen ondoriozko legebiltzar agindua betetzeari buruz pastor jauna zurea da hitza gracias presidenta

eskerrik asko pastor jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarkide jaun andreok sailburuok egun on guztioi

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua
antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina beste zerga batzuk sortzeari buruz damborenea jauna zurea da hitza

jauna aste honetan eztabaidatu dugu ere gure ekonomi politikari buruz uztartu behar dugun gure ongizate estatuko politika ezberdinak eta gure aurrekontuen baliabideekin uztardura hori ez da erraza eta zentzu horretan zuk eta nik aste honetan hori eztabaidatu dugu gogoeta hori

behar asko dauka politika ezberdinetan gizarte politiketan azpiegituretan inbertsioetan gauza askotan baina baliabideak ere mugatuak dira baliabide horiei buruz aurten bertan urtean hiru lurralde historikoetan bizkaian eta araban urtarrilean eta gipuzkoan otsailean zerga aldaketa berria sortu da

zerga politikari buruzko azalpen guztiak emanda daude

aurrekontuetan ehun eta hogeita bost orriko liburua hor dago eusko jaurlaritzaren zerga politikaren zehaztapen eduki ezaugarri

zure ezagutzarako hor daukazu ganbarara bidalita dago

zerga politikari buruzko eduki guztiak eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna

jaurlaritzaren helburuen artean aurrekontu politika egiterakoan helburu

handi bi alde batetik euskal ongizate eredua bermatu

zuk ez duzu hori goraipatzen beharbada ez diozu balorerik ematen nik zure hitzalditxoan ez dut ezer entzun horretaz osasun zerbitzuan ongizate zerbitzuak

eta ez dut ulertzen garrantzirik ez ematea horri bi gure ehun ekonomikoari bultzakada eta susperraldi ekonomikoari

teknologian ekintzaile politikan enplegu politikan

zuk badakizu datorren urterako aurrekontuen inbertsio kopuruak igotzen direla hogeita hamasei milioi gehiago

neurtuz hor dago jaurlaritzaren esfortzua beste aldetik esan duzunean

osakidetzaren kontratu programa da zuri ez dizut aipatu osakidetzaren kontratu programa

ez duzu euskal unibertsitateekin ohizko dauzkagun kontratuak eta kontratu programa ere

atzeraldi momentu gogor batetan behar asko daude gizartean hori da jaurlaritzaren helburua behar horiei erantzutea euskal ongizate eredua bermatu

politikak eta baliabideak ondo erabili eta hori egin dugu aurrekontutan gertatzen dena da aste honetan astelehen honetan eztabaidatu dugu batzordean

zergak gutxitzeko eta nik erantzun nizun ez da unea aurten sartu dira indarrean gainera zuen babesarekin hiru lurralde historikoen zerga aldaketak eta horrek helburu bi dauka gure enpresa txiki eta ertainei marko fiskal bat egokia ipini kapitalizaziorako eta sustapenerako laguntzak ematen eta beste aldetik baliabideak eman gure ongizate estatua indartzeko

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eitbko zuzendaria bere postuan mantentzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea maneiro jauna bi urte baino gutxiago da legebiltzar honek bai eitbren zuzendari nagusia aukeratu zuela

erakundeek jarraipen eta kontrolerako sistema guztiak dituzte

eta legebiltzar honetako batzordera iritsi arte horiek dira foroak anitzak eta iraunkorrak zuzendari nagusiak erabili dituenak

este gobierno beraz jakina gobernuaren babesa merezi du eitbko zuzendari nagusiak eta bere lantaldeak zailtasun ekonomikoak daudenean baliabide gutxiagorekin emaitza hobeak lortzen duelako

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina forupeko egoera desagerrarazteari buruz

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

eskerrik asko erkoreka jauna maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zazpigarren puntua

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ustelkeria politikoaren kontra jarduteko neurriei buruz maneiro jauna zurea da hitza

encantado con su cumplimiento se lo garantizo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa arantza quiroca cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

quiroga andrea zurea da hitza gracias señora presidenta

eta inguruko aldeko baldintzak erraztea egiteko erabakia errazteko hori da egiten ari garena euskadin

bide onetan eta ahalegin bateratu baten ondorioz

ekintzailetza jarduerari laguntzeko erakunde arteko plana ondoren uztailaren bian

hiru foru aldundiekin plan hori ondoren eusko jaurlaritzaren eta hiru foru aldundien arteko ekitaldi bateratu baten izenpetu zen

uztailaren hogeita batean legebiltzarrak onartu eta erakunde guztiak elkarrekin aurkeztu egin genuen denbora luzean lehenengo aldiz abian jartzen genuen

bateraturako plan bat jardun bateraturako programa horretan jaso egiten dira ekintzaileentzako programa eta konpromisoa proposamenak ditugu beraz

eusko jaurlaritzatik soilik baita eusko jaurlaritza beste gainontzeko erakunde publikoekin arabako foru aldundia barne eta ez da quiroga andrea ez dut uste inoiz entzungo zenionik euzko alderdi jeltzaleari edo euzko alderdi jeltzaleak

edo egiten duen gobernuari ekintzaileen aurkako iritzirik irizpiderik ez enpresarioen aurkako

inola ere ez eta nik uste dut lan honetan badugula

jorratu egin ahal izateko hainbat esparru eta hori da nire

eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

eta horietako bakoitza zehaztuta dago eta batez ere horiei zuzendutako aurrekontu ahalegina identifikatzen du planak guztira esan bezala hirurogeita bi milioi bi mila hamairuean eta hirurogeita hamabi milioi

aurtengoan erakunde guztiak uztartuz bi mila hamabosterako eusko jaurlaritzak beren beregi

aurkeztu duen aurrekontuen proiektuan hogei koma hiru milioi euro aurrikusita daude ekintzaileei laguntzeko

politiketako saileko eta baita lanbideko programetan ere jasota dago bestalde beste

daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina garoñako zentral nuklearra berriro ez irekitzeko hartu beharreko neurrien inguruan maeztu jauna zurea da hitza

sailburuak momentu erabakigarria da garoñaren auzian

erabakigarriena dela momentu honetan gaur egun

garoñako zentral nuklearra baina mehatxua jarraitzen du

ehun eta bi barra bi mila hamalau errege dekretua hain zuzen ere

hori da ahalbideratzen duena garoña berriro zabaltzea gaur egun berrogeita hiru urte duen zentral nuklear bat beste hamazazpi urte zabalik mantentzea guztira hirurogei urteko mehatxu nuklearra

fukushimaren zentral bikia hirurogei urte zabalik mantentzea hori da errege dekretu honek ahalbideratzen duena

erabakia orain espainiako segurtasun nuklearraren kontseiluaren eskuetan dago

garoñaren jabeak kasu honetan nuclenorrek jarri du dokumentazio guztia

nuklearren kontseiluaren eskuetan beraz kontseilu honek erabakia eta badakigu azken erantzukizuna eurena dela eta gobernu espainolarena

guretzako askoz gehiago egin dezake auzi honetan eta horregatik interpelazio hau

lehen esan dudan bezalaxe azken erantzukizuna ez da izango eusko jaurlaritzarena baina eduki ahal du erantzukizuna auzi honetan

uste dugu badakigula zergatik gertatzen den hori edo zergatik ez duzuen egiten egin ahal den guztia

iberdrola da nuclenorren ehuneko berrogeita hamararen jabea alegia garoñaren erdiaren jabea

azaltzeko zergatik pentsatzen dugun ez duzuela

lehenengo eta behin irakurriko ditut ganbara honetan hartutako akordio batzuk aurten hartutako erabakiak lehenengo erabakia aurtengo otsailean hartutako erabaki bat alderdi sozialistak eh bilduk eta euzko abertzaleak

en esta cámara egon da batzar hori badakigu gutun batzuk bialdu zirela hori badakigu

batzarra egon den ala ez idatziz galdetu dugu atzo bukatzen zen epea galdera hori erantzuteko gobernuak epearen luzapen bat eskatu du

beharrezkoa dela epe luzapen hori esateko bai ala ez batzar hori egon den bai ala ez

baldin bada zein izan da gobernuak helarazitako mezua iberdrolari eta endesari helarazitako

no se reabra erabili ditu bere baliabide instituzional eta juridiko

eusko jaurlaritzak guk ez dakigu uste dugu ezetz ez dugulako ikusi inongo ekimenik arlo honetan bide honetatik baina nahi dugu jakitea

de garoña jakin nahi dugu ere zer egin da bide honetatik ildo honetatik zer edo zer egin den

ez daukagulako inongo informaziorik gai honetan

ezin duela iberdrolarekin kasu honetan jezarri beste batzuetan egin duzuen bezalaxe eta presionatu garoña berriro ez zabaltzeko oso larria da zuen jarrera guretzako eta egoera bera edo hobeto esanda egoera oso larria denez

garoña betirako ixteko oso larria da jarrera hori

lehen esan dudan bezalaxe fukushimaren bikia eta uste dut gogoratu behar dela orain dela gutxi jakin izan dugun informazio bat belgikan bi erreaktore itxi dira agertutako pitzadurengatik milaka pitzadurak ere erreaktoretan fabrikazio arazoak zirela medio esan zuten gelditu zituztela

horiek fabrikatu zuen enpresa enpresa holandarra hain zuzen ere da garoñako erreaktorea fabrikatu zuen enpresa

belgikan eta belgikako agentzia nuklearrak gomendatu du hogei erreaktore betirako

besteak beste garoña eta hau ere kontutan hartzeko datu bat da iberdrola garoñaren berrirekiarekin soilik helburuk bat dauka zilegia da bere kasuan enpresa pribatu bat direlako

ahalik eta diru gehien egitea eta onartu behar zaie onak dira dirua egiten azken bederatzi hilabeteetan testuinguru ekonomiko honetan

euro etekin garbietan irabazi ditu iberdrolak etekin gordinetan

bere presidenteak bere kontseiluko presidenteak ignacio galán jaunak

urtean berrogeita bi mila euro irabazten ditu

ez astean ez hilabetean ez ez egunean irabazten ditu beraz dirua irabazten oso onak dira oso onak dira asuntoa da

alfonbra gorria jarri edo gorriak pasarazi

hirurogei urte iraunaraztea nahi duen enpresa bateri hori da gakoa alfonbra gorria jarri edo gorriak pasaraztea

arabarren bizitza eta euskal herriko hainbat herritarren bizitza eta osasuna arriskuan jarriz negozio egitea gura du iberdrolak

diozue utzi behar diogu iberdrolari gure osasuna gure bizitza arriskuan jarri gura dutenei

arriskuan jarri behar bere etekin ekonomikoan ez dugu behintzat ahalegina egin behar horregatik irmotasuna

orain arte guretzako erakutsi ez duzuen irmotasuna

garoñaren erdiaren jabea delako eta gainera baditugu froga batzuk pentzetako irmotasun hori ez duzuela

eta hain zuzen ere da segurtasun nuklearraren kontseiluaren eskutan geratzen da erabaki hori

du aholku batzorde horretan eusko jaurlaritzak ordezkari bat du hiru batzar egin ditu legealdi honetan zehar segurtasun nuklearren kontseiluaren aholku batzordeak bi mila hamairuko apirilean eta urrian

apirilean zein izan da eusko jaurlaritzaren ordezkaritzak kontseilu horretan mantendutako jarrera garoñarekiko

juan ignacio garcía de motiloa da benetan paperetan agertzen den ordezkaria behintzat paperetan

sorpresa izan da ikusterakoan pira egin duela ez da joan batzordetara behintzat bi mila hamairu apirilean eta bi mila hamairuko

ez da agertu eta garoñaren inguruan eztabaidatu da aholku batzorde horretan

ikusteko sutsuki gainera talde ekologisten ordezkarien partetik eta non egon da gobernua pira egiten

egindako batzarrean egon zen ala ez eskatuko dugu akta gainera eskatuko dugu bere agerraldia legebiltzar honetan jakiteko zein izan den

jakitea honek zantzuak dira frogak dira ikusteko guretzako gobernu honek ez duela

garoña betirako ixteko eskerrik asko maeztu jauna jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko lehenik eta behin hasi beharko dut berriro ere eta nahiz eta zuetariko askorentzako errepikak gogor samarra izan daitekeen garrantzia handikotzat

behin eta berriz adierazi dugu ganbera honetan eta nik pertsonalki adierazi dut agertu naizen bakoitzean irmotasunez gauza berbera

badagoela eta egongo dela hemendik aurrera ere garoñako santa maria zentral nuklearrari buruzko itxieraren

motiboak ere sobera ezagutzen dituzue behin baino gehiagotan esan ditudalako alde batetik dagoeneko zeharo zaharkitua dagoelako bere bizitza erabilgarria bukatuta dagoelako

beraz ez dugu sinesten honetan eta gainera ekarpen marjinala egiten dio sistema elektriko osoari espainiakoari

beste alde batetik esan beharra dago jaurlaritzan benetan sinesten dugula energia lortzeko beste eredu batzuk daudela beste eredu batzuk bultzatu behar direla

hiru e hogei hogei estrategia energetikoan bertan ezartzen da zein den gure

nola planifikatzen den eta estrategia horretan aurrikusten denez ez dago inolaz ere zentral nuklearrik

energia berriztagarrien inguruan energia berriak eta sare berriak sare inteligenteak deritzonak horien aldeko apustua dago eta

nolabait energia kontsumoa gutxitzeko aldeko estrategia dago hori da hiru e hogei hogeien jasotzen dena bestalde berriro ere gure estrategia nondik nora doan aipatzeko atzo bertan milanen izan nintzen iniziatiba bezala ezagutzen den horretan

tarteko dago beste hiru badaude baina tartean bat dago energia berriztagarrien inguruan eta eskoziarekin batera

energia berriztagarriak eta itsasoaren inguruan

beraz ez dira hitzak bakarrik martxan jartzen ditugun estrategiak dira hortaz aparte ez dut aukera galdu nahi aipatzeko joan den

garapen ekonomiko eta lehiakortasuneko departamentua

endesa eta iberdrolari bilera izan zen zertarako ba hemen legebiltzar honetan

gaiak aztertzeko eta baita ere une honetan hemen dagoen postura jakinarazteko hori zen nik uste dut mandatua eta hori egin genuen hori zen gure agindu zitzaiena eta hori egin genuen une horietan gainera

jakinarazi zigun ez zegoela inolako erabakirik

zentrala berriz irekitzeari buruzkoa eta aztertzen ari zirela legeak aipatzen zituen hainbat gauza eta tartean zein arrazoi ekonomiko egon zitezkeen bai ixteko

neurri fiskal lege berria indarrean sartu zen eta beraz azterketa hori egiten ari zen edo behintzat hori izan zen guri aipatu zigutena bilera horretan

nahikorik egiten nuclenor enpresa pribatua da esaten dugun bezala eta jaurlaritzak baliabide guztiak jarri ditu gure iritzia eta gure

baliabide instituzionalak esaten zenuen zer egiten dugu eta nola gure ustez baliabide instituzionalak instituziotik instituzioetara joan behar dira beraz ez bakarrik kontseilu horretan ez eta aholku batzordean bakarrik instituzioarekin zuzenean

tratatzen gobernu batek egin beharreko egiten ari da kontsideratuz gainera hemen agindu zitzaiguna betetzen ari garela hemendik aurrera oraindik badaude urratsak egiteko

txostena ez du egin txosnaren aurrean erabakiko dugu

itxaron egin behar da hori egin ahal izateko beraz ez dago zalantzarik

guztia instituzionala dela instituzioen arteko erlaziopean eta enpresa pribatu bati esaten zenuen bezala gustatuko zaigu gehiago edo gutxiago baina

ez dauka inongo eskumenik ez jaurlaritzak honek ez inongo jaurlaritzarik ez soldatak jartzeko

berriro diot instituzionalki egin beharreko guztia egiten ari gara eskerrik asko
tapia anderea maeztu jauna zurea da hitza

eguerdi on guztioi berriro ere irmotasunez esaten duzu defendatzen duzuela

itxiera guk ez dugu hori ikusten datu bat emango dizut

bai nuclenor da garoñaren jabea eta nuclenorren ehuneko berrogeita hamararen jabea

da eta bai uste dugu alde horretatik askoz gehiago egin ahal dela lehenengo eta behin gogoratu behar dizut

baliabide instituzional eta juridiko guztiak erabiltzea

eusko jaurlaritzari instituzionalak eta juridikoak instituzionalak esaten duzu instituziotik instituzioetara egin behar direla ez dakigu zeintzuk diren badakigu urkullu jauna rajoyrekin batzartu egin zela sekretuan ez dakigu garoña mahai gainean egon zen

gai bat ateratzeko modukoa mehatxu nuklearraren gaia bada ateratzeko modukoa ez dakigu

baina juridikoak ere aipatzen ziren eta hor errege dekretu bat dago errege dekretu bat onartu zuen espainiako gobernuak

juridikorik abiarazi errege dekretu horren kontra ez dago zereginik alde horretatik guk uste dugu

bidea adibidez beste alde batetik gutunak bidali bakarrik ez batzar bat egin zela esaten didazu

bi mila hamalauko martxoan egin zela eta

esan zuela nuclenorrek martxoan erabakirik hartuta ez zeukala

segurtasun nuklearreko kontseiluak eskatzen dio dokumentazio gehigarria eta irailean eskaera ofiziala egiten du

argi eta aurtengo irailean eskaera formala egin du

oso argi zeukala zuekin bildu zenean ere iberdrolak kasu honetan nuclenorrek zein izango zen

jarrera irmo bat eskatzen dugunean adibidez da oso arraro ikusten dugulako batzar hori egin eta orain sei zazpi hilabete beranduago jakitea batzar hori egin dela

y con titular zergatik ez zergatik ez irmotasun berdina zergatik ez adibidez

orduan eusko jaurlaritza irtetzen da komunikatu bategaz esanez

komunikatu bat egiten eta orain ez eta batzarrak ezkutuan eginda zergatik ez dira publikoak egiten
askoz gehiago egin daitekeela eta ez duzuela egiten eskerrik asko maeztu jauna tapia andrea zurea da hitza

esaten didazu gauza asko egin behar direla eta gauzak egin behar direla baino eske fijazio bat daukazu alde batetik

esaten didazu zergatik ez zuen publiko egin jaurlaritzak hainbat gauza egiten ditu publiko egin gabe hainbat eta hainbat dakizun bezala bestela

baina bai hemen jasotako agintea eraman egin genuen eta nuclenorrekin noski jabearekin

izan ditzake sozio bat baino gehiago kasu honetan bi botere berdinarekin eta nuclenorrekin egin zen bilera esaten didazu juridikoki egin behar dela zerbait

egin ahal izateko eta zerbait martxan jarri ahal izateko fundamentu juridikoak egon behar dute

beraz zerbait egin ahal izateko izan behar dugu nolabaiteko oinarria eta kasu honetan oinarri juridikorik ez dago

irmotasuna berdina da eta horregatik aprobetxatu nahi dut gaur esateko beste gauza bat eta hartaz

segurtasun nuklearreko kontseiluarekin instituzioarekin berarekin izango dute bilera departamentuko bi pertsonek jakiteko lehen eskutik

ibilbidea hortik aurrera nahi duzuen informazio guztia emango dizuegu baina aldez aurretik jakin dezazuen izango dela datorren astean bertan bilera hori

foroa izan daiteke egokia edo ez hortik hasiko da eta noski ministeritzarekin egunero

hitz egin hainbat gauza jartzen ditugu martxan eta kontuz aipatzen ditugunean enpresekin bilerak batzuek izan daitezke publikoak eta gehienak pribatuak izaten dira ze hainbat gauza adostu behar dira pribatuan gero publiko egin ahal izateko lan asko egin beharra dago bilera asko egin beharra daude

gauzak ondo atera ahal izateko eta iberdrola bezalako enpresaren kontra izan ditzakezu gauza asko baino hemen enplegu asko sortzen du zuzena eta zeharkako

iberdrola hemen dagoelako hemengo teknologia asko garatu da iberdrola hemen zegoelako eta hori

galtzekoa beraz hori ere kontutan izan dezagun aipatzen ditugunean enpresei egin beharreko hainbat kalte esan duzun bezala kontutan izan dezagun hor ere atzetik pertsonak eta enplegua eta dagoela kontuz beraz egiten ditugun aipamenekin berriro diot

eta bilera horien berri izango duzue bukatzen den bezain pronto